lekuetan eseri gai bakarra

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida eta botazioa jaurlaritzaren ordezkariak lehendakari jaunak dauka hitza aurrekontua aurkezteko

sailburuok jaun andreok egun on eusko jaurlaritzak bi mila hamaseiko ekitaldirako landutako aurrekontu proiektua aurkezten dut

lehentasunak aurkezteko eta ekimenen berri emateko unea ekonomia eta finantza egoerak baldintzatutako

baina euskal gizartearen oraina bermatzera bideratuta daude baita euskadiren etorkizuneko beharrei aurre egitera ere duela bi hilabete

eta gobernuaren ekintza baloratzeko jaurlaritzaren lehentasunen berri eman nuen eta gaur aurkezten dugun aurrekontua daukagun proiektuaren

isla da herri honentzat nahi dugun etorkizuna eraikitzeko laguntza ematen jarraitu nahi dugu jarraitu egingo dugu gobernuaren ekintzarekin

oinarritutako ekintzarekin ekonomia eta gizarte krisiaren urte hauetan lehentasun argiak ezarri ditugu lehena oinarrizko zerbitzu publikoak eta gizarte politikak bermatzea hezkuntza osasuna eta gizarte babes eta kohesiorako politikak

ekonomia suspertzeko eta enpleguaren alde egiteko politikak enplegua da gure arreta gunea enplegu sorkuntzaren bidea zabaltzen lagundu nahi dugu bereziki gazteen artean eta lan kolektibo ahulenen artean

euskadirentzat nahi dugun etorkizun ekonomiko eta soziala eraikitzen laguntzea hauek dira gure lehentasunak industria politika

bi mila hamaseiko aurrekontuen ezaugarri nagusiak osasuna kontratu programek osatzen dute osakidetzaren diru sarreren iturri nagusia

urtean hauek dira osakidetzaren gastu partida nagusiak langileria

farmazia berrehun eta berrogeita hiru milioi euro eta material sanitarioa berrehun eta hogeita hemezortzi milioi euro

berrogeita zazpi milioi erabiliko dira osakidetzaren inbertsioak finantzatzeko osasun sistemak teknologia eta azpiegiturarik onenak bermatze aldera besteak beste urdulizeko ospitalea irekitzeko eta eibarko ospitalea eraikitzeko hezkuntza aurrekontuetan

hezkuntza politikara hiru helburu nagusi lortzeko

hezkuntza sistemaren erdigunean kokatzea irakaslearen lanbideari prestigioa ematea eta hezkuntza administrazioan berrikuntza sustatzea aurten

gastu partidarik garrantzitsuenak sare publikoari dagozkionak dira guztira

euro bestalde bostehun eta laurogeita sei milioi bideratuko dira ikastetxe itunduekiko hezkuntza itunak ordaintzera goi mailako irakaskuntzan hirurehun eta hamar milioi transferitu zaizkio euskal unibertsitate sistemari horietatik

kultura eta euskara kultura sustatzeko hogeita hamabost milioi euro izango dira historia eta arte ondarerako hemeretzi milioi euro

donostia bi mila hamasei ekimena lehentasun bat da euskadi osorako baita gure aurrekontuetan ere hizkuntza politikak berrogeita hamaika milioi euroko aurrekontua izango du diru kopuru horri honako kopuru hauek gehitu behar zaizkio hamar milioi herri administrazioaren hizkuntza normalizaziorako programarako eta

bide batez gaur euskararen nazioarteko egunean

zoriontzen ditugu merkataritza eta turismoa merkataritza politikarako bideratuko den aurrekontu hornidura berrogeita hamar milioi eurokoa da

hogeita zazpi milioi bideratuko dira barne merkataritzara eta hogeita hiru milioi nazioartekotze programetara turismo politikaren aurrekontua hamalau milioi eurokoa izango da hain zuzen ere euskadira etorriko den bisitari kopurua inoizko

urte honetan kooperazioa lankidetza aurten bideratutako aurrekontua berrogeita hiru milioikoa izango da beste urte batez

egingo dugu arlo honetan irekita dauden proiektu guztiak martxan jarraitzen dute garrantzitsua da gogoratzea kooperazioan

euskal erakundeek eskaintzen ditugula oinarrizko azpiegiturak eta garraioa

honekin batera hogeita hamabost milioi euroko aurrekontua dauka jaurlaritzak plangintza eta administrazio hidraulikoaren politika aurrera eramateko

babes zibilaren eta herritarren segurtasunaren politikarako seiehun eta hamabi milioi euro bideratu dira guztira esleipenik handiena ertzaintzari dagokio bostehun eta laurogei milioi euro babes zibilak

eta trafikoak hamabi protección social

garai ekonomiko konplexua eta zaila bizi izan dugu

fase atzerakor batean murgilduta geunden iragan urtean ziklo hori aldatzea lortu genuen

susperraldi ekonomikoa eta enplegu sorkuntza finkatzeko bidean gaude hona hemen datu bat baieztapen horren adierazgarri aurtengo

bikoiztu egiten du bi mila hamalauan erregistratutako hazkundea ehuneko bat koma lau gaur hazten ari da euskadi

eta apurka apurka bada ere euskal ekonomia enplegua sortzen hasi da berriro nolanahi ere ohartarazi dut arrisku testuinguru batean gaudela horrek zuhurrak izatera eraman behar gaitu eta halaxe izaten ari da gobernua

el futuro de euskadi gobernuak bete egingo ditu akordioak eta guztion artean aurrera eramango dugu euskadi talde guztiak

konpromisoa hartzen dudala akordiora iristeko eta lankidetzan aritzeko bai arlo ekonomikoan bai euskadiko politika publikoen gainerako eremuetan

gure herriaren egonkortasuna finkatu ahal izateko euskadik beharrezkoa du hori hazten eta kalitatezko enplegua sortzen jarrai dezan

eskerrik asko lehendakari jauna osoko zuzenketen defentsara pasako gara euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

egun on guztioi damborenea jauna zuk esandakoetan

gure arteko eztabaida hau galdera gure galdera da zergatik

orain osoko zuzenketa hau zergatik aurten aurkezten duzue osoko zuzenketa zuk badiozu

babestutako aurrekontuaren jarraipena dela eta orain bat batean osoko zuzenketa eta

gaur abenduak hiru hauteskunde kanpaina bat hasten delako

diskurtso bat egin behar duzuela jaurlaritzaren kontra eta madrileko hori goraipatuz horregatik

edo bestela zure diskurtsoak ez dauka sinesgarritasunik zeren dena oinarritu izan duzu jarraipen horretan

argi eta garbi beti esaten du eta irailean egindako politika orokorreko bilkuran eztabaidan

eta zuk esaten izan duzu baina non ikusten da aurrekontuetan

guretzat balio bat da koherentzia horregatik bi mila hamalauan

ekonomia berpizteko eta enplegua sortzeko hiru urteko akordio bat guk bultzatutako ekintzak koherentzia bat izateko ez gaur gauza bat eta bihar beste gauza bat segun eta unea bizi dugun unea

hitzarmen horretan edo akordio horretan mugitzen zen dirua sei mila laurehun eta hirurogeita hamabost milioikoa zen

zazpiehun eta hirurogeita hamabost milioi enplegurako eta aurten horretara bideratuko dira berrehun eta hirurogeita hamabost milioi iaz berrehun eta berrogeita hemezortzi zertan

eta datorren urterako espero da hamairu koma bostekoa izatea bi koma bost puntu baxuagoa aurten

lanpostu gutxi gorabehera sortu dira datorren urtean beste horrenbeste sortzea espero da

loiolako geltokia donostialdeko metroa ermuan bikoizteko lanak durangoko operazioa

hainbat trenbide pasagune kentzea urduliz bedia zaratamo zarautz gasteizko tranbia zabaltzea leioako tranbia prestatzeko jarduerak

eskerrik asko gorospe anderea erantzunen txandan euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa eztabaidatuko dugu